eskerrik asko legebiltzarreko presidente anderea

sailburuok legebiltzarkideok egun on hogei urtez indarrean egon den legea ordezkatzera dator ikuskizunen lege proiektua eta

aisialdi kirol eta kultur ikuskizunetan ikusleen segurtasuna eta

en su desarrollo ikuskizun eta ekimen publikoen garapenerako baldintza seguruak eta elkarbizitzaren errespetua hori da legeak antolatzaileei ezartzen dien ezinbesteko

aisialdiko ekimen eta ikuskizun publikoen lege proiektua adostasun politikoaren helmugara iritsi da lege berria onartzeko bidean jarri izanak gizarte ekimen berezi eta garrantzitsu hauen errealitateari onura baino ez dakarkio beraz alderdi politikook elkarri opa behar diogun ospakizuna da legearen onarpena

aisialdiko ospakizunez bete datorren gabon eta
urte giro honetan eskerrik asko

taldeen txanda gordetako zuzenketen defentsarako mistoa upyd zurea da hitza

bai eskerrik asko zure

euskal talde popularraren ordezkaria den llanos andreak dauka hitza

bai eskerrik asko presidente andrea lehendakari jauna sailburuok

kideei eskerrak ematea baino ez zait geratzen bere lanagatik adostasunetara iristeko borondateagatik eta uste dut lege on bat dugula eta espero dugu gutxienez ordezkatzen duen aurrekoak beste iraungo

eztabaida amaituta botoetara jartzen da euskal talde popularraren hamaikagarrena zuzenketa seigarrena artikuluari egina bozkatu dezakegu

hirurogeita hamabost eman dugu bozka hamar bai

botoetara jartzen da mistoa upyd taldearen laurogeita hamaika zuzenketa seigarrena artikuluari egina bozkatu dezakegu

irizpenaren seigarrena artikuluaren bozketa egingo dugu bozkatu dezakegu

hirurogeita hamabost eman dugu bozka hirurogeita lau bai hamaika abstentzio

artikulua botoetara jartzen dira batera euskal talde popularraren hogei hogeita bat hogeita hiru hogeita lau eta hogeita bost zuzenketak hamabigarrena artikuluari eginda bozkatu ditzakegu

hamar bai hirurogeita lau ez bat abstentzio ondorioz ez dira onartu botoetara jartzen da

zuzenketa gehitzekoa hamabigarrena artikuluari eginda bozkatu dezakegu

ez da onartu jarraian irizpenaren hamabiartikulua bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

zuzenketa berrogeita hamaika artikuluari eginda bozkatu dezakegu

hirurogeita lau ez ondorioz ez da onartu zuzenketa eta jarraian irizpenaren berrogeita hamaika artikulua bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

geratu da berrogeita hamaikagarrena artikulua bototara jartzen dira batera euskal talde popularraren bost zazpi

berrogeita hamar berrogeita hamalau berrogeita hemezortzi hirurogei hirurogeita lau hirurogeita sei hirurogeita zazpi

zenbakiak dituzten zuzenketak bozkatu ditzakegu

hirurogeita hamabost eman dugu bozka

hirurogeita lau ez bat abstentzio ondorioz ez dira onartu

hamazazpi hogeita bat hogeita bi hogeita hemeretzi berrogeita sei berrogeita hamairu berrogeita hamalau berrogeita hamasei berrogeita hemezortzi hirurogeita bi eta hirurogeita bost

hirurogeita hamabost eman dugu bozka hirurogeita bost hamar abstentzio ondorioz onartuta geratu dira bototara jartzen dira batera zuzenketarik ez duten irizpenaren artikuluak hau da bat hirutik bostera zazpitik hamaikara hamairutik hamaseira hemezortzitik hogeira hogeita hirutik hogeita hemezortzira

berrogeita hamabi berrogeita hamabost berrogeita hamazazpi berrogeita hemeretzitik

xedapen gehigarriak xedapen iragankorrak xedapen indargabetzailea eta azken xedapenak eta eranskinak bozkatu ditzakegu

hirurogeita hamabost eman dugu bozka hirurogeita hamalau bai bat ez eta

bototara jartzen dira berriro zioen azalpena eta legearen izena bozkatu ditzakegu

hirurogeita hamabost eman dugu bozka hirurogeita hamabost

onetsita geratzen da jendaurreko ikuskizun eta jolas jardueren buruzko legea jarraian boto azalpena

eskerrik asko gallastegui andrea gai zerrendako hirugarren puntua

gure bozka azaltzeko jendaurreko ikuskizun eta jolas jardueren lege hau onesteko

batzordean hainbat agerraldi jaso genituen eta horiek balorean ipini nahi ditut han entzundako proposamen eta aholku horiek izan direlako eh bilduren lanaren ardatza hainbat elkarte

agertu zizkiguten lehenengo aurreproiektuaren inguruan eta kezka hauek izan dira eztabaidetarako gure oinarria eta gure marra gorria pentsatzen dut tramitazioan zehar

eman zaizkiola marra gorri hauei eta kezka horiek nolabait konponduta geratu daitezkeela banan banan azaldu nahi ditut edo

irabazteko asmorik gabeko erakundeen jarduna babesten da legean horrekin lotuta boluntarioen lana aintzat hartzen da eta suspertu

ikuskizun eta jolas jardueretan boluntarioen lana herri ekimenaren potentzialitatearen eta aberastasunaren ikurra da horren

iniziatiba ezagututa eta eurek eskatu ziguten boluntarioen lana babestea eta suspertzea eta pentsatzen dugu horrela geratzen dela esaten da boluntarioen gestioa behar den erreglamenduaren bidez garatuko dela eta erne egongo gara garapen legegile hau egoki izan dadin agerraldietan kezka bat luzatu zitzaigun segurtasunaren zerbitzu publikoa jasotzeko tasaren inguruan

txirrindularien federazioaren partetik legearen lanketan zehar salbuetsi dugu ertzaintzak eman behar duen zerbitzu honen ordainketa

irabazi asmorik gabeko erakundeak direnean eta pentsatzen dut hori ondo dagoela

erne egongo gara baita ere erreglamendu hau egoki garatu

ikuskizunen mugakide diren beste bi kontzeptu salbatu nahi genituen adierazpen askatasunarekin edo biltzeko edo elkartzeko eskubidearekin lotuta daudenak eta pentsatzen dugu hau ere horrela ondo bermatuta geratzen dela legean

zigun establezimendu publikoetan jendea onartzeko baldintzak edo derecho de admisión deitutako hori kutsu baztertzailea ez zezan eta pentsatzen dugu hau ere salbatzen dugula legean eta azkenik ikuskizunak antolatzeko fidantza bat aurrikusten zen

dudarik gabe ikuskizun oso handietarako pentsatuta eta agerraldietan esan zitzaigun moduan honek

ekarriko luke orain arte horrelako fidantzarik ez dira egon eta gainera ikertu ahal izan dugu antzeko legeetan horrelako fidantzarik ez direla ere inposatzen ikusi dugu eta azkenean lortu dugu lege honetan

kentzea ere eta pentsatzen dugu hori ondo dagoela beraz marra gorri guztiak salbatuta eh bilduk lege honi babesa eman dio

gure legea pentsatzen dugulako ikuskizun txikiei herri ekimenei dimentsio gutxiko asti libreko ekintzei ikuskizun handien baldintzak ezarri nahi zaizkiela pentsatzen dugu malguago jokatu behar genuela ikuskizun txiki horiekin eta zurrunago handiekin

alderantziz gertatzen delako iruditzen zait esanguratsua izan dela sailburuak bi ikuskizun aipatu dituela

ehuneko laurogeita hemeretzia ikuskizun txikiak eta ekimen txikiak direla eta lege honek horiengan edukiko du batez ere eragina espero dugu arazorik ez sortaraztea

esaten dugun bezala erne egongo gara ez dut nire burua zorionduko lege hau egiteagatik

nahiz eta legegintzaldi honetan gutxitan gertatzen den arren gure lana legeak
delako eskerrik asko eskerrik asko arzuaga jauna gai zerrendako hirugarren puntua erakunde segurtasun eta justizia batzordearen irizpena
eusko legebiltzarrerako hauteskundeei buruzko legea bosgarren aldiz aldatzeko lege proiektuari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena batzorderen kideren batek

taldeen txandan gordetako zuzenketak defentsarako mistoa upyd zurea da hitza maneiro jauna

emendakina defentzeko eta badirudi zure emendakina gauza horiek ez dituzula jarri orduan emendakinetara zentratu bai

jarraian euskal talde popularraren ordezkaria den barrio jauna barrio jauna zurea da hitza

barrio jauna euskal sozialistak pastor jauna zurea da hitza

eskerrik asko pastor jauna eh bildu taldearen ordezkaria agirrezabala jauna zurea da hitza

hogeita hiru zuzenketa aurkeztu zituen bi onartuak izan dira bi transatuak izan dira eta hemeretzi ez dira onartu

ezaugarri teknikoa dute kutsu hau eman nahi izan zaio lege honi

erabaki politikoak hartzeko proposamenak egin zituen eta ez dira onartuak izan

estatuaren oinarrizko legea gailendu da

azpimarratu beharra daukat mugatuta aurkitu izan garela gauza askotan loreg engatik eta horrela berezitasun asko

horregatik hauxe bera gertatu da oraingoan ere euskal herria bilduk aurkeztu dituen zuzenketak ildo horretatik doaz eta lege proiektuaren memorian jartzen duen bezala

galdu du euskal herria bilduren iritziz gaur egungo errealitate politiko eta sozialarena egokitzearena eta hiruzpalau puntu daude guretzat

funtsezkoak eta mantenitu egin ditugunak lehenengoa

ikusi besterik ez dago herritar batek egindako alegazio bat non euskerazko eta gaztelaniazko testua hogeita zortzigarrena artikuluan ezberdinak ziren

erabaki zen ikusi besterik ez dago hauteskunde mahaietako presidenteak aukeratzeko

batxilergoko edo horren pareko titulazioa eskatzen dela baina ez dela euskarazko ezagutza minimo bat

ildo honetan euskal herria bilduk zuzenketak egin ditu eta mantenitu ditu bigarren hizkuntza eskakizuna eskatzeko edo

ez dela ezer aipatzen lehendakari gaiek euskararen ezagutzarik izan behar duten ala ez lege hau gaur eguneko egoera politiko eta sozialera

hemen ere gaur egungo egoerara egokitu behar duela deritzogu horregatik zuzenketak jarri ditugu zentzu honetan

lehendakari gai guztiek bi hizkuntza ofizialak ezagutzea hauteskundeak egingo diren momentuan planteatzen dugu eta zerrendetako hautagaiek ere

errespetatzea eskatzen dugu zorretan gaude gure gizartearekin herritarrek aurrerapauso asko eman dituzte politikan aritzen garenok ere euskal herriarekiko eta gure hizkuntzarekiko konpromisoa hartu eta garatu beharrean aurkitzen gara

beste elementu garrantzitsu bat guretzat hautaezintasunarena da hemen aipamen egin nahiko nioke besteak beste korrupzioari herritarren haserrea mugagabea da korrupzioaren aurrean

bereak eta bi jarri behar ditu korrupzio politikaren aurka jokatzeko horietako bat euskal herria bilduk bere zuzenketan aurkezten duena da

fondo publikoak bidegabe erabiltzeagatik iruzurrengatik edo oro har korrupzioagatik kondenatuta daudenak ezingo dute hauteskunde zerrendatan inolaz ere herritarrek argi izan behar dute kontrola badagoela eta beraiei dagokiela politikaren kontrola egitea hirugarren elementu bat hemen esan dena da eta pastor jaunak esan duena da emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna lege proiektuan otsailaren hemeretziko lau

zena jasotzen da emakumeen aldeko zenbait

egon beharra izatetik salbuesteko arrazoi gehiago zehaztu egiten dira eta hori ondo dago

bada beste klabe inportante bat euskal herria bildurentzat zerrendako ehuneko berrogeita hamarean emakumeak izatea eta ehuneko berrogeita hamarean gizonezkoak izatea hemen bat egin dugu eta egingo dugu

ehuneko berrogeita hamareko presentzia emakumeena eta gizonezkoena izateaz aparte kremaileran ere

ez da nahikoa berdintasunerantz joan behar dugula esatea horretarako neurriak jarri behar dira eta neurri funtsezko bat hauxe da zerrendak kremailera izeneko sistemarekin osatzea guk ere hain zuzen praktikan jarrita duguna eta azkenik bizpahiru kontutxo dirutaz ere hitz egiten du lege proiektuak lehen xedapen krisi ekonomikoa dela eta hauteskunde garaian egin dezaketen gastuari murrizketa nabarmena jarri die hautagaitzei bigarren xedapen iraunkorrak berriz hautagaitzei boto kopuruaren jarlekuen hauteskunde barrutiaren arabera eman beharreko diru laguntzak izoztea proposatu du eta beste horrenbeste egiten du hauteskundeei buruzko publizitatea eta propaganda bidaltzeko diru laguntzari dagokionez gu bat gatoz honekin baina gauza bera planteatzen dugu guk isunekiko

guk gaur egungo egoera ekonomikora egokitzea planteatzen dugu eta

pixka bat jaistea planteatzen dugu bukatze aldera badira beste gai batzuk non zuzenketak aurkeztu ditugun hala nola

politika orokorreko eztabaidak bi hizkuntzak lehendakarigaiekin egitearena ikusteko eta entzuteko arazoak dituzten herritarrei bozkatzea erraztea eta abar horietako bi onartuak izan dira eta beste bi transatuak beraz

aurrera pausoak bai eman direla ikusi dugu guri edo guk nahiko genituzkeenak ez beraz abstentziora joko dugu lege hau dela eta eta beste bozeramaileek esan duten bezala

opatu nahi dizuegu gabon zoriontsuak igaro ditzazuela eta baita ere urte berria

hobeto hasteko desioa besterik ez eskerrik asko eskerrik asko agirrezabala jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den iturrate jaunak dauka hitza

eskerrik asko presidente andrea lehendakari jauna legebiltzarkideok beste bozeramaile batzuek esan daben bezala lege honen helburua edo zioa

estatuko oinarrizko legediari baita hauteskunde batzorde desberdinen ebazpenei egokitze bat bilatzen zuen beraz

egokitzeko eta batez ere aspektu teknikoak kontutan hartzen zituena beste batzuk aipatu duten bezala ere

lege honek akordio zabala behar du edozein hauteskunde legeak esaten genuen

ezinbestekoa dela hauteskunde legeek oro har akordio zabalak izatea atzetik ezta eta zentzu horretan aldaketa honetan ere akordio zabala

ia ia osoa lortu dugu alderdi sozialistarekin gai konkretu batean izan ezik alderdi popularrarekin ere beraiek aurkeztutako zuzenketen ehuneko berrogeita hamaretik gora onartu edo

beraz zentzu horretan uste dut zoriontzekoa dela eskertu nahi dut gainera ponentzia horretan parte hartu duten legebiltzarkideekin izan dugun akordiorako jarrera eta grina

berak zu zeuk aipatu duzu sabin intxaurraga ekarri duzu gogora eta klaro

baldintzatu egiten zuela garai horretan bertako legeak eta orain baita ere eta orduan onartzen zuen baldintza hori

eh bilduk kasu honetan eusko alkartasunak ere onartzen du

estatuko legea urratu egin nahi du gobernuan ez dagoenean baina gobernuan dagoenean men egiten dio estatuko legeari

basikoa da oinarrizko da eta onartu beharra dago hizkuntza eskakizunei dagokionez hori

oinarrizko eskubide bat da oinarrizko eskubidea eta sufragio unibertsala

uste dut demokrazia hobetu egin dela demokrazia zabalagoa dela eta zuen planteamenduarekin bada

edozein hiritar herritar dauka eskubidea bai bozka emateko baita hautatua izateko

ezin zaio pertsona bateri eskubide hori urratu hizkuntz eskakizun bat eskatzen zaiolako

esan baina zeuen zuzenketan agertzen dena baita legebiltzarkide izateko baita ere

ikasketa maila izatea legebiltzarkide izateko herri ordezkari izateko zera esperanza aguirrek esan zuen baten errentaren arabera

planteatu zuen errentaren arabera izan beharko litzatekeela norberaren botoen

zoriondu lortutako akordioagatik poztu gaurko egunean hiru lege aprobatzen ditugulako egia da legebiltzar honentzako ez dela oso

arina markatu duguna momentu honetan hemeretzi lege

esku tartean hamalau oraindik aprobatu barik gobernuak bere sasoian aurkeztuta eta hemen askotan

edozein kasutan ere bi mila hamasei gainean daukagu ea

eskerrik asko iturrate jauna erantzunen txanda nork parte hartu nahi du maneiro jauna beste norbaitek edo

descansar eskerrik asko maneiro jauna euskal talde popularrak ez du inork iturrate jauna

eztabaida amaitu da eta

mistoa upyd taldeak erreserbatutako zuzenketa guztiak bozkatu ditzakegu

ez zortzi abstentzio ondorioz ez dira onartu

zuzenketa hogeita bat atalari egindakoa bozkatu dezakegu

bai barkatu sozialistena da ez sozia listena bai

enpate dagoenez berriro bozkatuko dugu bozkatzen dugu alderdi sozialistaren

hirurogeita hamalau eman dugu bozka hogeita hamazazpi bai hogeita hamazazpi ez berdintasuna jarraitzen duenez hurrengo

bototara jartzen dira batera eh bildu taldeak erreserbatutako zuzenketak

berrogeita bigarrena zenbakia duen zuzenketa izan ezik bozkatu ditzakegu

hirurogeita hamalau eman dugu bozka hogeita bat bai berrogeita hamairu ez ondorioz

bototara jartzen dira batera erreserbatutako zuzenketak izan dituzten atalak bat zazpi zortzi hamaika hamairu hamabostetik hamazazpira

berrogeita hamalau berrogeita hamasei berrogeita hamazazpi berrogeita hemeretzi eta hirurogeita bi bozkatu ditzakegu

hogeita hamaika abstentzio ondorioz onartuta geratu dira bototara jartzen dira batera zuzenketarik ez duten irizpenaren atalak hau da bitik seira bederatzi hamar hamairu eta hamalau hemezortzi hemeretzi

hogeita hamairutik hogeita hamabostera hogeita hemezortzitik berrogeira

berrogeita hamaikatik berrogeita hamairura berrogeita hamabost berrogeita hemezortzi eta hirurogei lehenengo eta bigarren xedapen gehigarriak lehenengo eta bigarren xedapen iragankorrak eta azken xedapenak bozkatu ditzakegu

onartuta geratu dira bototara jartzen da euskal sozialistak

zioen azalpenari egindakoa bozkatu dezakegu

hirurogeita hamalau eman dugu bozka hogeita hamazazpi bai hogeita hamazazpi ez berdinketa dagoenez berriro bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

hirurogeita hamalau eman dugu bozka hogeita hamazazpi bai hogeita hamazazpi ez berdinketa dagoenez beste baterako utzi behar da

zuzenketa zioen azalpenari egin diona bozkatu dezakegu

ondorioz ez da onartu jarraian bototara jartzen dira batera zioen azalpena eta legearen izena bozkatu ditzakegu

bozeramaileei gelditu zaizkigu bi artikulu berdinketan hurrengo plenorako hurrengo plenoa otsailean izango litzateke zer iruditzen zaizue berdinketa orain egiten badugu baina

ados ados no

berriro bozkatuko dugu bototara jartzen da bai

hurrengo astean pleno bat edukiko bagenu han eztabaidatuko genuen eta bukatuko litzateke otsailera goaz

atea ireki eta hor al dago lehengo gauza hori está borja

beste bat konbokatu behar dut hemendik bueno pixka bat irregularra da hau baina gabonetan gaude

hau eta berri bat konbokatzen det eztabaida egiteko eta

legearen berdinketak erabakitzea

tinbrea joko det

bozketarekin hasiko gera

euskal talde sozialistaren hogeita hamairugarrena zuzenketa hogeita bat atalari egindakoa

hirurogeita hamabost eman dugu bozka hogeita hamazazpi bai hogeita hemezortzi ez ondorioz ez da onartu jarraian irizpenaren hogeita bat atalaren bozketa egingo dugu bozkatu dezakegu

bai hogeita bi abstentzio ondorioz onartuta geratu da

zuzenketa zioen azalpenari egindakoa bozkatu dezakegu

ez da onartu bototara jartzen dira batera zioen azalpena eta legearen izena bozkatu ditzakegu

hirurogeita hamabost eman dugu bozka berrogeita hamairu bai hogeita bi

beraz onetsita geratzen da legebiltzarrerako hauteskundeei buruzko legea bosgarren aldiz aldatzeko legea jarraian adierazpen instituzional bat irakurriko det mesedez isiltasuna

adierazpen instituzionala eusko legebiltzarrak adierazpen instituzionala onartu du iheslarien krisiari buruz eta nazioarteko migratzaile nazioarteko egunaren harira testu osoa duzue eta hona hemen ondorengo laburpena historian inoiz gertatu den iheslarien krisi handienetako bati aurre egitea egiten ari zaio gaur egun europa

bereziki sirian iraken libian edo afganistanen gertatzen ari diren gatazka armatu kolektibo aktiboen ondorioz

indarkeriagatik gatazkagatik eta jazarpenagatik ihesi oso bidai arriskutsuak egiten dituzte eta askotan bizia galtzen dute ahalegin horretan

bien bitartean beste milaka pertsonaren giza eskubideak gogor urratzen dira eta oso larriak dira migrazio prozesu honetan kaltetuek dituzten premiak

adierazitako guztia kontuan izanda eusko legebiltzarrak migratzaile guztien oinarrizko giza eskubideen urratze eta kaltetze oro kondenatzen du

uste du botere publikoen erakundeen gizarte eragileen eta herritarren parte hartze aktiboa eta koordinatua funtsezko elementua dela toki aldatutako pertsonen harrera eta integrazioa bermatzeko

baterarazteko ahalmenak eta baliabideak eskaintzeko duen konpromisoa berresten du gure autonomia erkidegoak osasun laguntza etxebizitza hezkuntza eta gizarte arreta bermatuz etorkizunean haien integrazio soziala eta ekonomikoa errazteko gai zerrenda agortu denez osoko bilkura amaitutzat ematen dut eta nik ere